osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez eseri bakoitza zuen eserlekuetan eta isiltasuna adierazpen instituzional batekin hasiko degu eta jarraian minutu bateko isilunea

andina pereira de brito adierazpena eusko legebiltzarrak biziki eta erabat gaitzesten du andina pereira de britoren heriotza emakumeen aurkako indarkeriaren ustezko beste gertakari baten biktima izan dena legebiltzarrak bere laguntza eta dolumina agertzen die

era berean erakunde ona da eta hura erausteko erantzukizuna erakundeei eskatzen die plan integralak gara ditzagun emakumeen aurkako indarkeria behin betiko desagertarazteko behar diren baliabideez hornituak

non ez den emakumeen aurkako indarkeriazko beste egintzarik izango eta are gutxiago andina pereira de britoren bizitza eraman duena bezalako hilketarik jarraian minutu bateko isilunea egingo degu

euskal autonomia erkidegoan nekazaritza ekologikoa bultzatzeari eta sustatzeari dagokienez

proposamena egin duen taldearen txanda lópez de munain andrea zurea da hitza buenos días señora presidenta señor lehendakari consejeros señorías

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den lazarobaster jaunak dauka hitza

nekazaritza ekologikoa sustatzearen inguruko eztabaida edukitzea eta ezertan hasi baino lehen

saiatuko naiz porruekin porruak

udan landatzen dira eta gero neguan jasotzen dira

nekazaritza ekologikoan udan porruak sartzen direnean ondorengo hilabeteetan

kentzen zaizkie nekazaritza ez ekologikoan porruak landatzen direnean gero gainetik

egiten duena da belarrik ez ateratzea lur horretan

osasun ikuspuntu batetik ikusten duguna da

osasuna bermatzen dela nekazaritza ekologikoan ez ekologikoan produktu kimikoekin

egiten duelako lurrak produktu kimiko hori xurgatzen duelako eta lur horretatik jaten duen

ere nolabait hor geratzen diren sustantzia kimikoak jaten dituela

horregatik diogu nekazaritza ekologikoak bai baserritarraren osasunean bai ingurugiroaren osasunean eta baita herritarren

eskaintzen dituen nekazaritza dela hortik abiatuta

sustatzeko asmoarekin eta gogoarekin baina zein da nekazaritza ekologikoaren

araba bizkaia eta gipuzkoan nekazaritza lurren ehuneko bat koma zazpia dago

nekazaritza ekologikora zuzenduta ehuneko bat koma zazpia eta ingurura begiratuta

estatu frantsesean edo europako bataz bestekoen azpitik gaude hemen eta

zergatik iritsi gara egoera honetara zergatik daukagu hain ekoizpen ekologiko gutxi gure lur hauetan

ba begiratu behar dugu azkeneko hogeita hamar urteetan

eraman diren politikak izan direla nekazaritza eredu espezializatu eta intentsibo batetara begirakoak

izan dira eajko gobernu desberdinak izan ere eta aurreko astean aipatzen genuen bezala hementxe dauzkagu europako esne ikuilu intentsiboenak

eta nekazaritza ekologikoa gainera ere lotuta daukagu hemen nolabait

nekazaritza sektorearen inguruan azken hogeita hamar urte hauetan sortu diren makina bat

eta aipatuko dut kalitatea fundazioa edo eusko labela adierazi zaigu

kalitate gorena eta horretarako baliabide ekonomiko asko eta asko bideratu dira gutxi gora behera

sei milioi euro joan dira eusko labelera

bi milioi euro gastatu dira eusko labelaren marketinean

gure buruetan sartzeko eusko labela dela kalitate gorena eta hau izan da azkeneko urte askotan egin den apustu bakarra eta herritarrei azaldu zaienean eusko labela dela kalitate gorena

ekoizpen ekologikoa non kokatzen da hor hau da gorena

eta hori da errealitatea orain artean hemen ekologikoa ez da existitu apustu bakarra izan delako

eta horrek ekartzen digu ehuneko bat koma zazpi horretara

egon den babes falta horrek ere sektorean nekazaritza sektorean bertan ere ekarri du baserritar askoren aldetik nolabaiteko kontrako jarrera ekologikoari ekologikoarekiko hau da

hori izan da sektorean elikatu izan den iritzia eta alde batetik administraziotik eragin den bazterketa hori eta sektorean

baina edozein kasutan mundua mundua aldatzen doa eta gure eskuetan ez da egoten gainera askotan aldaketa hori eta hemen diskurtsoak moldatzen

geroz eta gehiago aipatzen da osasuna ere geroz eta gehiago gertukoa ekonomia lokala eta ekologikoaren kontsumoa ere gehitzen doa

doa nekazaritza ekologikoa sustatu behar dela eta

kontua da orain arteko ibilbidea izan da

nola egiten dugun eta aurrera egin behar da nekazaritza ekologikoaren aldeko konpromiso sendo batekin

ezingo da berreskuratu baina aurrera konbentzimenduarekin eta konpromiso sendoekin

eta bai alderdi popularretik aurkeztu den mozioan

programan nekazaritza ekologikoari lerro bat eskaintzea eta

gehitzen da gehitzeko zuzenketa bat aurkeztu da eta planari

ere ondo dago baina guretzat ez da nahikoa ez da nahikoa

aurkeztu dugun gure zuzenketan eta aipatu duzu lópez de ocariz andrea gure zuzenketa erdibidekoan jasota datorrela

horrekin gure zuzenketan jasotzen duguna da jaurlaritzak

artean plan integral bat burutzea nekazaritza ekologikoa sustatzeko eta plan integral honek ere dimentsio handiagoa dauka zuek proposatzen duzuen planarekin alderatuta

integral proposamen honetan gainera jasotzen dugu hainbat eta hainbat ildo desberdin plan horren garapenean kontutan hartu beharrekoak hortaz

bi planen abiapuntuak oso oso desberdinak dira eta bai dimentsio aldetik

eduki aldetik ere bai hortaz guk gure zuzenketaren alde egingo dugu eta kasu honetan erdibideko horretan abstentziora joko dugu

eskerrik asko lazarobaster jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den corcuera andrea zurea da hitza

eskerrik asko corcuera anderea isiltasuna mesedez

upyd ez dago euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jauna zurea da hitza

etorkizunerako izan dezakeen proiekzioagatik eta bestetik nahiz eta produkzio mota horrek ez duen zertan kalitatea handiagoko produktuak lortu ingurugiroa askoz hobeto babesten duelako eta zalantzarik gabe produktu

besteek emandako datuak ez ditut errepikatuko ez zait gustatzen behin eta berriz gauzak errepikatzea edonola ere uste dut merezi duela zerbait nabarmentzea euskadin nekazaritza eta abeltzaintza ekologikoak oso txikiak dira eta pisu ekonomiko txikia dute nekazal produkzio osoarekiko horren ondorioz

berak eskatuta legebiltzarrera ekonomiaren garapen eta lehiakortasun

nahiz eta batzuk saiatu ziren azaleratzen zuzendaritzaren eta jaurlaritzaren arteko balizko deserosotasun batzuk

normaltasunez joan zen presidenteak azaldu zuenez jaurlaritzarekin elkarlanean dihardute

hortik aurrera izango dugun plan horren eduki batzuk aipatu nahi ditut plan honetan

eta ekimenak bultzatzea hainbat merkaturatze zirkuitu sustatzeko bai zirkuitu txikikoak zein handikoak gehiengoari zuzendutakoak eta gehiago laguntza zuzenak bilatuko ditugu produktu ekologikoen ekoizlea konpentsatzeko benetan ekoizpen ezberdina dela eta

ekoizpenaren desberdina delako eta horrez gain oraindik ere nahiko berria ere badelako horrela hazkundea ematea ahalbidetuko dugu y dijo más todavía

mesedez isiltasuna hitz egin behar dunak kanpora erantzunen txandara pasatuz lópez de ocariz andrea zurea da hitza

bai erraza da esatea erdibidekoan gure

jasota dagoela sartu gabe gure zuzenketak zer esaten duen

eta hor ikusten dut badagoela hemen bai plan bat goazen plan bat martxan jartzera baina plan horrek

eta ez gara sartuko gure iritziz behintzat zuen aldetik nekazaritza ekologikoa sustatzeko dagoen konpromisoa erdipurdikoa delako

iritzia zein den gure zuzenketan adibidez dugunean hirugarren puntuan lur publikoen erabilera nekazaritza ekologikora progresiboki bideratzen joateko neurriak

edo zein iritzi daukazue elikagaien erosketa publikoko kontratazio deialdietan bertako produktu ekologikoak erabiltzeari lehentasuna

adibidez bi puntu konkretu horien inguruan eta beste galdera bat ere bai

kalitatea nekazaritza ekologikotik datorrenak ez duela kalitatea bermatzen edo

eh bilduren ikuspuntutik osasun ikuspegi batetik nekazaritza ekologikoa da berme gehien ematen dituena eta galdetzen dizuet zuei zuek ere uste duzue

berme gehien ematen dituena baditut

larriki gaixorik egon izan direnean osakidetzako medikuak esan diela jan garbi jan ekologikoa osakidetzako medikuak izan dira eta jende hori da

elikagai ekologikoen bila errealitate hori badago eta kontua da osakidetzak bere baitan zergatik

herritarrei bizitza osasuntsu bat jarraitzeko bide horretan zergatik ez duen ere elikadura osasuntsu baten aldeko aldarria egiten osakidetzak berak eta bertako ekologikoaren kontsumoa ekologikoa jateko

zergatik gure gaixoak ospitaletan daudenean jaten dute

auskalo zer zergatik

ez da ikastetxeetan bertatik gure gaztetxoei irakasten elikaduraren inguruan osasunaren inguruan nekazaritza ekologikoak dituen

zergatik ez zaie ezer irakasten eta are eta gehiago

ikastetxeetako jantokietan jaten da ere auskalo zer munduko edozein lekutatik ekarritakoa

gure zuzenketan kolpe diegu horrelako gaiei eta zuek egin duzuena da plan baten atzean

ez duzue nahi ez dituzue gai hauek eztabaidatzerik nahi eta zergatik ez duzue nahi bertigoa daukazuelako

sistema aldatzeari bertigoa diozue eta ez da bertigo garaia diskurtsoetatik

konpromiso sendoak hartzeko garaia da besterik ez eskerrik asko eskerrik asko lazarobaster jauna

corcuera andrea eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den tellería jaunak dauka hitza

eskerrik asko berriro a ver fe ciega fe ciega

euskal talde popularrak eta euskal sozialistak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamalau bai berrogeita hamalau abstentzioak hogei ondorioz

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak aurkeztua eitbko enpresetan hizkuntza eskakizunak ezartzeko proposamenari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria den isasi jaunak dauka hitza

legebiltzarreko presidente andrea sailburua andrea legebiltzarkideok

lehengo batean hizkuntza politika sailburu ordeak esan zizun eman zeniezaiokeela bultzada handia euskarari haren aldeko keinu xume bat

sinesgarritasunik izango ez zukeelako lasai beraz saiatzeak ez baitu merezi

aztertu ditut zure ekimenak legebiltzarreko osoko bilkuretan eta ikusi dut nahiko

hain zuzen ere zu zara euskararen gaia maizen jorratzen duen legebiltzarkideetako bat eskertzekoa da

zure ekimenen ondorioak ikusirik nahikoa egiten duzu euskararen alde emaitzekin erreparatuta berriz zu zara

sortzeko makina badakit nahi gabe egiten duzula jakina baina zure ekimen bakoitzean lortzen duzu euskararen aldeko jarrera zabaltzea eta trinkotzea bekizu ez da zure asmoa baina horrela da espero dut interpelazioaren ondoriozko mozio honekin eztabaidaren ondorioak

etorriko zaizkizula badakigu nabarmena baita injustizia eta bazterkeria sentimendua piztu nahi duzula erdaldunen artean

eta beroa erabiltzen duzu euskarak kalteturik milaka izango bailiran erdaldunak

babesgabeko ezjakinak izango bailiran hala ere

errotik faltsua alegia erdaldunak oro har

ezjakin babesgabe eta orokorrean oso lasai

politikagintzan harrokeriak eta probokazioak une jakinetan balio dezakete

antzuak eta aspergarriak bilakatzen dira are gehiago

zure kalterako bihurtzen dira nahiko zenuke euskaltzale ororen zigorra izatea baina ez duzu lortzen aitzitik lortu duzu

zure proposamen sarri hauekin gure arrazoibideak hobetzen eta zorrozten etengabe behartzen gaituzu eta oro har

merezi duzunagatik baduzu legebiltzarreko organoen babesa hori berez ondo dago baina askotan ibiltzen zaituzte oker

hori ez da zuzena osoko bilkurara ekartzen dituzun gaiak gainerakoei ez baitigute uzten hona ekartzen eta batzordeetara

ez dakit zergatik baina agintariak saiatzen dira zuregana hurbiltzen zure

zure diskurtsoak zentzu punturen bat izango bailuen guk ez ez dugu uste zure diskurtsoak

gatazkak botoak ekarriko dizkizulakoan zenbat eta gogorrago orduan eta hobeto horrela dira gauzak

aurkezten diguzun interpelazioaren ondoriozko mozioan

nahitaezkotasunik udazkeneko lan eskaintzan publikoan

ez duzu ezer esaten gaztelaniaz jakiteko

esan gabe doa nahitaezkotasun horrekin bat zatozela

beharrezkoa ez den lanpostuetan ere bai eitbren xedea euskararen normalizazioa lortzea izan da

urtean eitb sortu zutenean ramon labayen

euskararen aldeko jarrera argia erakutsi zuen labayen jaunak dudarik ez dago euskararen normalizazioaren aldeko irrati telebista eraiki nahi zuen

eta jatorrizko xede hura euskararen normalizazioa lekutan geratu da tamalez jatorriz sortzez euskaldunentzako zena hedabide multzoa erdalduna bihurtu dute

atal xumeak besterik ez dira orain sortutako egitura horri eutsi behar diogu baliabide publiko handiekin eta

langile erraldoi horiek euskaldundu behar dira ere gastuak biderkatu egiten dira

lanpostu berriak behargin euskaldunez osatzea baino

euskararen normalizazioa lortuko balitz eitb oso osorik

izango litzateke baina eitbren norabidea zoritxarrez normalizazioaren

izan da erabat eta gaur gaurkoz auzia alderantzizkoa da euskararen normalizazioa lortu ahal izateko lehenago

galdera interpelazioa mozio eta legez besteko proposamen ugari aurkeztu beharko duzu maneiro jauna

seguru gaude zure ekarpenak izango ditugula kudeaketa

ezagutzea eta betearaztea neurri batean politikarien jarduerak dira baina batez ere politikariok egin behar duguna da legeak egitea aldatzea eta herriaren

hizkuntza politikak aldaketak sorrarazi behar ditu herritarren hizkuntza ezagumenduetan eta erabileran ez daukat itxaropenik

barkatu ulertu agian bai baina ez dut uste onartuko nahi duenik

adibidez aspaldian ikasi genuen hezkuntza herritar guztien eskubidea zela hogei mendeko lorpena zen hura horregatik hain zuzen ere hamasei urte bitarteko derrigorrezko eskolaldia ezarri zen gurasoak eta neska mutil guztiak behartuta daude

behartuta bai ikasle guztiek ikusi behar dute gutxieneko batzuk gustatu ala ez gustatu

ala ez hezkuntza maneiro jauna pertsona ororen eskubidea baita herritar guztiek izan behar baitute

eskuratzeko aukera jakitea ikastea eskubidea baita ez jakitea edo ez ikastea ez da eskubidea gabezia ezin izan badaiteke eskubide izan euskalduna zara ez dakit nola non

ez dakit inposatu dizuten edo gogoz ikasi duzun zure kabutan baina ez dut ulertzen zuk lortu duzuna zergatik ukatu nahi diozun inori zure erresumako konstituzioak behartzen gaitu gaztelaniaz egiten guk ordea

eta erabiltzeko horregatik uste dugu euskal herriko herri administrazioen erantzukizuna dela eskubide hori aitortzea errespetatzea

beharbada zuretzat erakunde publikoek kontratatzen dituzten langileei ez zitzaizkien eskatu behar irakurtzen eta idazten jakitea

euskararekin antzeko proposamena egiten duzu eta zure diskurtsoa azken buru

eta baztertzailea da dakigun neurrian eitbko lanpostu guztietako langile guztiek dakite gaztelaniaz ulertzen

gazteleraz euskarari dagokionez eh bildukook gauza berbera eskatzen dugu eitbko lanpostu guztietako langile guztiek euskaraz jakin dezaten

irakurtzen eta idazten gaztelaniaz bezain ondo egin dezaten justiziazkoa delako

jaitsiko eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jaunak dauka hitza

oyarzabal jauna euskal sozialistak taldearen ordezkaria den mendia andreak dauka hitza

gehiengo elebidun dela dioen biztanlego bat eta euskararekin konpromiso sendo bat duena ez duela eitb hizkuntza honetan eskaintzen duen

eitbko zuzendaritza arduratu behar da entzule kopuruetaz ez baitira gehitzen nahiz eta irrati eta telebista euskaraz izateko ahalegin nabarmen bat egin duen

las que tienen a su disposición hauek dira eitbn euskararen arazoak eta aldez aurretik galdera hauek egin gabe helburuen plan bat proposatzen da

irrati telebista bat nahi duten herritarrei egin nahi dien eskaintza

votaremos en contra de las demás eskerrik asko mendia andrea euzko abertzaleak taldearen ordezkaria den uribe etxebarria jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea sailburua andrea legebiltzarkideok egun on maneiro jaunak azaldu duen bezala gaur eztabaidatzen ari garen

egun gutxi gorabehera maneiro jauna berak kultura sailburuari zuzendu zion interpelazioaren

gutxi gorabehera maneiro jaunak duela hamabost egun azaldu zituen argumentu berberak azaldu ditu gaur ulertzekoa da eta ulertzekoa da baita ere ulertuko duzue nire aldetik

errepikatuko ditudala momentu horretan eta interpelazio horretan kultura andreak plazaratu zituen argumentuak hiru idei nagusi mozio honen aurrean lehendabizikoa

eitb euskararen normalizaziorako

aktibo bat dela hori nik uste dut ez dugula

zalantzan jartzen ezta ere euskal gizartean hori ez da zalantzan jartzen alde batetik legeak berak laurogeita bian onartutako legeak berak eta

gogoratu duen bezala eitbri eskatzen diolako ezartzen diolako beste gauza batzuen artean helburu nagusi bat euskal kultura eta euskara hizkuntza bezala bultzatzea azkeneko hogeita hamar hogeita hamabost urte hauetan nik uste begi bistan dagoela

lan horretan ekarpen nagusi eta nabarmen bat egin duela beti ere gauzak hobetu daitezke eta zentzu horretan euskara plana eskuartean daukagun euskara plana

dena den aurrera begiratu behar baldin bada gauzak hobetzen uste dut baita ere orain arte egindakoa goraipatu egin behar dela pentsatu dezagun zer izango lirateke

euskal gizarteak eta zer nolako ondorioa izango zuen euskera berak hedabide publiko euskerazkoa ez baldin ba genuen dena den hobetu daitezke bizitza dinamikoa da mundua dinamikoa da eta beraz behin eta berriro gauzak eguneratu egin behar dira

horretara dator aurkeztu den euskera plana bigarren idei nagusia eitbren modernizazioa

hau baita ere eta komunikabideek eraldaketa oso nabarmena jasan dute beste gizarte eta ekonomia arloko hainbat sektore bezala eraldaketa oso sakona eta eraldaketa horretara

jai daukagula sailburua berak duela hamabost urte jarri zituen adibide batzuk

eta zehazki eta argi dago komunikabideek ezagutzen dugunontzat edo komunikabideetan lan egin dugunontzat

eta azken batean komunikabideek gaur egungo egoerara egoera ekonomikora eta egoera mediatikora egokitu egin behar direla erredakzio multimediari bai inongo zalantzarik gabe

hogeita hamar berrogei urte esate baterako irratian bazeuden bi funtzio eta adibide bat da

batzuk testuak idazten zituzten eta beste batzuk

gainditutako gauza bat dela baliabideek aurreztu behar dira eitb

hirugarren ideia eta hor sartzen da baita ere eitbren modernizazioan ibilbidea luzea izan du plan hau asko landu egin da azkenean onartu egin da eta onartu egin da

oso zabal batekin eta nik uste dut hori euskararentzat eitbrentzat eta euskara plan batentzat balore oso inportante bat dela euskara plana sailburuak azpimarratu zuen bezala

hori oso inportantea da eta baita ere euskararen inguruan jaurlaritzak hainbat eta hainbat dekretu kaleratu dituen dekretuak

bi mila zortziko lan hitzarmena ere betetzen du eta baita ere

mendia andreak seinalatu duen bezala ahaleginak egin ditugu erdibideko testu bat

jarrera pose politikoarena izan da aldez aurretik ia erabakita zuen nik uste dut publikoki esan beharra dagoela psoeri onartu zaiola bere zuzenketa oso osorik eta hala eta guztiz ere

eskerrik asko eskerrik asko uribe etxeberria jauna
erantzunen txandaraz hartuz mistoa upyd maneiro jauna zurea da hitza

erronkak eta xedeak profesionaltasuna aniztasuna neutraltasuna kalitatea audientzia handitu eitb

dibertsifikatu sektuarismo baztertu edo abertzaletasunaren aldeko tresna bat izateari uztea hauek dira gure ustez erronkak eta xedeak eta horien alde gaude ente publikoaren langile guztien euskaldundu nahi izatea gehiegikeria bidegabekeria eta inposizio hutsa da eta horregatik gure mozioa eta gure transakzioa mozio zentzuduna askatasuna normaltasuna lasaitasunaren aldekoa abertzaleen obsesioen aurrean eskerrik asko

presidente andrea lehendakari sailburua inposizioaz hitz egiterakoan

euskararekiko jarrera inorena ere egin dudan azterketa eta esan dudanean lehen talde mistoko

legebiltzarkidea dela gai hau hau da alegia hizkuntza politikarena maizen ekarri duena konstatazio bat besterik ez da eta hizkuntza politikaz hitz egiterakoan hizkuntzapolitika

atzerakoia inposatzailea eta baztertzailea hori da proposatzen duena aurrera bidea azken buru hemen hizkuntzaz hitz egiten dugunean hizkuntza inorena izan gabe guztiona den zerbait da

progresiboa nahi dugu guk nahi dugu mundu guztiak euskara jakitea hori ez da inposatzea aurrerabidea eta

ez dela ulertzen eta komunikazio eta informazio teknologia berrien erabilera bezala etorri izan zirenean

gizartean eta herritarren artean erabilerak sustatzeko egin izan ziren konputagailuak merkeago erosi ahal izateko

irakaskuntza erregelatuan sartu ziren eta horri ez zaio inposizio esaten horri esaten zaio aurrerapena

aurrera begira euskal herria euskalduna izango da eta euskal herriko herritar guztiek euskara jakingo dute besteak beste nola planak egingo ditugulako

eskolaldian ez atzo madrilgo ministroak esan zuen moduan

debekatu nahi duela euskara eskoletan gure planteamendua da euskara guztiontzat eta hamasei urte bitarteko eskolaldian posible da

euskalduntzea ahaleginak egingo ditugu alderdi honetan

euskaldunok euskal telebista bakarra daukagu

edo etbren lehenengo katearen artean puntu eskaintzen digutena eskaintzen digutela hori da gure eskaintza publikoa izugarria izan da euskararen batasuna abian jarri zenetik mila bederatziehun eta laurogeita lau mila bederatziehun eta laurogeita zortzigarrena urtean egin izan dena proportzionalki

eta teleikusle garenak

oso tasak altuak dira batez ere irakurleen artean ez horrenbeste teleikusleen artean baina horrek zerikusirik badauka kalitatearekin eta horretan bat nator

eta hobetu daitezke baina intentsiboa izan behar da politika aurrerakoiak behar ditu hizkuntza politikak eta horretan nik uste sozialistekin lortu beharko genukeela akordio zabalagoak eta horretan eskertu nahi dut luke uribe etxebarria jeltzaleak ahaleginak adostasun bilatzeko

guk prest geunden nahiz eta zenbait kasutan partitu ez sozialisten puntuak onartzeko ez naiz sartuko

onartzeko bai ostera hizkuntza politika aurrera begira beharko genukela muinetan eta hemen muinetan euskal telebistari buruz asko hitz daitekeen baina galdera da non

eta zer egin behar dugu herri hau euskalduna izan ahal izateko

normaltasunez bizi nahi dugunok euskaraz eskubidea izan ez ezik nahi duguna da plan bat ere hartarako iristeko ez diogu inori ere ezer kendu nahi ez hizkuntzarik ez hizkuntza bat bata edo bestea erabiltzeko eskubiderik

da guk gure eskubideak izatea eta errespetaraztea nahi dugu euskaldun bizi sinatu duguna bozka egingo dugu eta bien bitartean ez gara espaloitik
eskerrik asko eskerrik asko isasi jauna euskal talde popularraren ordezkaria den oyarzabal jauna zurea da hitza

amaitzeko euzko abertzaleak uribe etxebarria jauna zurea da hitza

isasi jaunari eh bildu taldearen ordezkariari izan duen jarreragatik eta azkenean erdibideko testu hau

hori nik uste dut inork ez dugula zalantzarik eta denen ardura da

euskararen normalizazioa bultzatzeko eta

jakinda zein den abiapuntua noski guk badakigu zein den errealitatea baina aurrerapauso efektiboak emanez eta horretan gaude

eskerrik asko uribe etxebarria jauna eztabaida amaituta bototara jarriko dugu mistoa eta euskal talde popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu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

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita zortzi ez hogeita bost ondorioz erdibideko zuzenketa onartuta geratu da